gracias eskerri asko maneiro jauna erantzunen txandara pasatuz gorospe anderea zurea da hitza

eajn badakigu ondo negoziatzea zer den

guk onartu izan dugula bai aurrekontuetan eta bai beste aurrekontuen proiektuan jaurlaritzak eta bai legebiltzarrean

onartu izan ditugula beste alderdi politiko batzuek egindako proposamenak eta bai guk badakigu negoziatzea zer den eta negoziatzea hori da noizbehinka norberak esandako gauza batzuei

eta beste batzuek esandakoak onartu behar direla eta norbaitek zintzotasun osoz akordiorako borondatea agertzen duenean negoziatzeko borondatea agertzen duenean hori horrela dela

eta guzti hori egiten da bi helburu izanda erakundeei egonkortasuna ematea eta herritarrentzat bizi kalitatea hoberena izatea kontua da negoziazio prozesu horretan gure kasuan upydren kasuan eta euzko alderdi jeltzalearen kasuan

ez daukagula ia ezer bat egiteko oso gutxi daukagula eta horretan bat gatoz beitu hori da amankomunean daukaguna diagnosian bat egiten dugula bat egiten dugula horretan

inondik inora zuk behin eta berriro esaten duzuna ekonomia ituna pribilegioa dela esatea

guk horretan ezin dugu zugaz inoiz bat egin guretzat

daukagun instrumenturik erremintarik garrantzitsuenetariko bat da ez dugu uste euskadin udal herriak soberan dauzkagunik eta hortaz ez ditugu akordioak erdietsiko horiek ezabatzeko ez dugu onartuko

atzerantza egin behar denik aurrerantza egin behar da aurrerantza egin da asko

ez dugu onartuko euskadik kanpoan dituen ordezkaritzak ezabatzea kanpo ordezkaritzak

ez dugu uste euskal irrati telebista abertzaletasunaren interesetara makurtutako instrumentua denik bere eredua defendatzen dugu eta bere biziko erremintatzat daukagu hizkuntza normalkuntzarako hori baita bere sorrera helburua

ezabatzeko zuk partidas identitarias deitzen dituzunak izan ere guk garapen iraunkorra defendatzen dugu baita kulturari

sailburuak esan du gaur goizean ere eta guk

lau dimentsiogaz defendatzen dugu ingurugiroaren iraunkortasuna jasangarritasuna gizarte jasangarritasuna

ikuspuntuaren jasangarritasuna eta kulturaren jasangarritasuna ez gera ezer gure kultura barik gure nortasuna barik

nahi duena da izateari uko egitea eta guk ezin dugu horretan

akordiorik lortu akordio horrek eskatzen baldin badu garena izateari uko egitea nazio bat europan izateari

aurkeztutako osoko zuzenketaren kontra bozkatuko dugu argi egongo den moduan

opuestas eskerrik asko eskerrik asko gorospe

eztabaida amaituta bototara jartzen da

lege proiektua jaurlaritzari ala ez bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamabost bai

ez da itzultzen lege proiektua jaurlaritzari botoa azaltzeko txanda

de buena gobernanza nada más y muchas gracias eskerrik asko damborenea jauna jarraian euskal talde sozialistaren ordezkaria den pastor jaunak dauka hitza